osoko bilkurari hasiera emango saio bakoitza bere

har besala mesedez eta gai zerrendari

jesús maría zaballos de llanos legebiltzarkideari dei egingo diogu

aldez aurreko gaia euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena euskal autonomia erkidegoko jabetza horizontaleko

elkarteekiko finantza erakundeek sorrarazitako zorraren kuantifikazioari buruz legez besteko proposamenari dagokionez behin betiko ebaztea matxoaren zazpiko osoko bilkurako bozketan izandako berdinketak erregelamenduaren laurogeita hamabi puntu bat artikuluak adierazitakoari jarraituz berdinketa

proposamenean jatorrizko testuan lehenengo bi puntuen bozketan legez besteko proposamena hain zuzen ere euskal autonomia erkidegoko jabetza horizontaleko araubidepeko etxejabekideen elkarteekiko finantza erakundeek sorrarazitako zorraren kuantifikazioari buruzkoa da

orain legez besteko proposamen horren lehenengo bi puntuen bozketa bototara jartzen da legez besteko proposamenaren jatorrizko testuaren lehenengo bi puntuak bozkatu dezakegu

semper jauna ez du funtzionatzen

berriro bozkatuko dugu

orain bai berriro bozkatuko dugu ondorioz benga bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabi bai hogeita hamabost ez hogeita hamazazpi

euzko abertzaleak eta mistoa upyd taldeek batera aurkeztu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamabi bai berrogeita hamabi abstentzioak hogei ondorioz onartuta geratzen da

aldez aurreko gaia eztabaida monografikoa hazkunde ekonomikoa bultzatzeko eta langabeziari aurre egiteko neurriei buruz eztabaida monografikoari dagokionez behin betiko ebazpena martxoaren zortziko osoko bilkurako bozketan izandako berdinketak

erregelamenduaren laurogeita hamabi puntu bat artikuluak ezarritakoaren arabera

taldeek aurkeztutako proposamen bozketetan une honetan bozketara

euskal sozialistak taldearen bat hogeita hamabost berrogei

proposamenak bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamabi bai hogeita sei ez hogeita sei abstentzioak hogei enpate dagoenez

jarraian bototara jartzen da euskal sozialistak taldearen hamalaugarrena proposamena

hogeita hamabost ez hogeita hamasei abstentzioak bat ondorioz ez da onartu

jarraian bototara jartzen da euskal talde popularraren

hiru puntu hamaika hiru puntu hamasei hiru puntu hamazazpi lau puntu sei eta lau puntu hamabi proposamenak

proposamenak onartuta geratzen dira bototara jartzen da jarraian

ebazpena bozkatu dezakegu

bertan behera geratzen da bototara jartzen dira orain eh bildu taldearen hiru hamaika hamalau hogeita hamalau hogeita hamabost proposamenak bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamabi bai hogeita hamabost ez

esandako ebazpen proposamenak ez dira onartzen gai zerrendako lehenengo puntuaeh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkariak dauka hitza bere ekimena aurkezteko eta aldezteko arzuaga jauna zurea da hitza

egun on denoi legebiltzarburu andrea lehendakari jauna legebiltzarkideok bi mila hiru urtean

zigorrak luzatzeko eta kondenak osorik betetzeko helburuarekin orduan agintean zegoen alderdi popularrak nahi zuen zigorrak larriagotzea

bezala erreforma honek izan zuen neurri izarra ezaguna da delitu politiko larriengatiko muga berrogei urtetara altxatzen zen nahiz eta espainiar arautegian ez den onartzen bizi osorako zigorrak ezartzen da europan

existitzen den hainbat herrialdetakoa baino askoz gogorragoa dena izan ere gure inguruko beste estatuetan bizitza osorako zigorra hasten da errebisatzen hamar urtetara suedian edo belgikan

alemanian edo inglaterran edo hemezortzi urtetara kasu larrienetarako frantziar estatuan goitik ezarritako bizitza osorako zigorraren limitea hogeita bat urtetakoa da hainbat herrietan hogeita sei alemanian edo italian edo

larrienetakoa dena hogeita bost urtetara igotzen du kasu

kasu hauetan guztietan espainiak ez badu bizitza osorako zigorra errekonozitzen berrogei urtetara altxatzen du langa errebisiorako edo erredentziotarako tarterik

aplikagarri izango ziren baina momentuan bertan behar zituzten

nahi zuten ezin zuten itxaron gerorako zeuden neurriak lehenaldira ekarri

iraganeko zigorrak kunplitzen ari zirenei momentu horretan bertan aplikatzeko atzera eraginkortasunez urgentzia zeukaten

horregatik auzitegi gorenak asmatu zuen ehun eta laurogeita hamazazpi barra bi mila sei doktrina momentu politiko batean gainera non urratsak ematen ari ziren gatazkaren konponbidean gerora loilako prozesua bezala ezagutu zena

doktrina parot ez zen inolaz ere irtenbide demokratiko eta baketsu bat lortzeko urrats bat baizik eta juxtu kontrakoa

la carga de la prueba baina ez da arrazoi kontu soila argudioak ez daudenean presioaren bitartez lortu nahi da ikusi ahal izan dugu fernández díaz espainiar barne ministroa bere posizioa sustatzeko

jardun diplomatiko zabal eta sakon bat gauzatu du bai bere aliatu politikoekin bere homologoekin baina baita europar giza eskubideen tribunalaren aurrean

presionatzeko parot doktrinaren aurka egin ez dezan

egon daitezkeen ondorio larriez hitz egin dio barne ministroak auzitegiari esan dio ez duela onartzen inor estatuaren gainetik jartzea estatuen jarduna kontrolatzea

eta kondenen interpretazioaren eta aplikazioaren inguruan

erabakiak hartzeko beraz ministroak giza eskubideen europar auzitegiaren eskuduntza bera errefusatzen du ez du onartzen inolako kontrolik ez du onartzen inolako monitorio edota bijilantziarik

auzitegien partetik baina agian erabili duen argudio larriena hauxe da espainiarentzat iraingarria da estrasburgok parot doktrina baliogabetzea

nazioarteko erakundeek iraina eta ofentsa eragiten diote espainiar gizarteari

iraingarritzat hartzen da hau ez da inolaz ere onargarria

de toda persona presa azken datuen arabera gaur egun

ezarri zaie doktrina hori horietatik hirurogeita hamairu dira doktrina hau aplikaturik

ondorioak aski krudelak dira gaur egun laurogeita hamabost preso dira hogei urte baino gehiago espetxealdian

eta hogeita bederatzi presok hogeita bost urte baino gehiago daramatzate espetxeetan neurri horiek oinarrizko giza eskubideak urratzen ditu hogei urtetik gora espetxean emateak

ondorio fisiko eta psikologikoak dakartzalako frogatua dagoela horregatik guztiagatik eh bilduk gaur egun aurkezten du legez besteko proposamen hau zuen babesa

besterik ez eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda mistoa upyd taldearen ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza

eskerrik asko ares jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandan sartuz euskal talde popularraren ordezkaria den llanos andreak dauka hitza

llanos andrea eusko abertzaleak taldearen ordezkaria den vaquero andereak dauka hitza

egun on guztioi lehendakari jauna sailburuok eta legebiltzarkideok

bere sorreran eta talde terroristaren preso baten zigorraren aplikazioarekin lotuta dago non historia kriminal luzea duen preso honek milaka

azken orduko eta guztiz berria den zigor betetzearen interpretazio baten ondorioz bere kartzela zigorra luzatzen den

bi mila seiko otsailaren hogeita zortzian ehun eta laurogeita zazpi barra bi mila seiko sententzian oinarritzen du ez da lehen aldia legebiltzar honetan parot doktrina salatuz edo babestuz eztabaidatzen duguna

urtean ehun eta laurogeita zazpi barra bi mila seiko auzitegi goreneko sententzia aplikatzen denean

ezker batua eta orduko ezker abertzaleak taldeek aldeko botoekin onartu zuten legez besteko proposamen hau eh bilduk parot doktrina euskal presoi aplikatu izanaz salatzen du

gaur onartzen dena propositiboa delako eta interpretatzen dut

guztiei buruz baina salbuespeneko

politika hau ez zaie bakarrik eta kideei aplikatzen preso orori aplikatu ahal zaie parot doktrina

euskal herriak bizi duen itxaropen eta konponbide aukeraren aurrean esaten duenean

izanak gizarte egoera berri bat zehazten duela esatea ahaztu egiten zaio itxaropena eta konponbide

ez hiltzeak zabaldu duen itxaropena eta konponbide aukera da legez besteko proposamenaren hiru puntuak irakurrita nekez ulertzen da

lau alditan bozkatu eta gero euzko alderdi jeltzaleak aurkeztutako osoko zuzenketari aldeko botoa emateko hainbesteko arazoa izanak eta azkenik baiezko boto bakarra eman izana proposamen horri

espetxeratzei dagokionean legedia eta araudia interpretatzeko modua bergizarteratzearen eta giza bakearen alde egokitzea eta zigor neurriak desaktibatzea urrunketa bezalakoak

halaber preso guztiei legalki dagozkien ohiko espetxe mesedeak ezartzea aipatutako puntu hauek salbuespeneko politika penitentziarioaren kontrakoak ziren eta harritzekoa da beraz eh bilduren postura eztabaida gai dugun legez besteko proposamena berriro ere salbuespeneko aplikazio bati buruz ari da

urteko eztabaidan bezala kontran dago kontra dago ekimenaren titularra euzko alderdi jeltzalea izan eusko alkartasuna izan edota

ez dago zigorrik legerik gabe baina legeak helburu jakin batzuk bete behar ditu eta bere interpretazioa eta aplikazioa noski

zigor bat behar du merezi du zigor jakina legeak zehaztutakoa

zigorrak beste helburu bat du pertsona presoaren gizarteratzea justizia mendeku bihurtzen bada

legez kontrakoa eta lege penitentziarioaren izpirituaren eta helburuen kontrakoa da

urkullu lehendakariak behin eta gehiagotan esan bezala eta eusko jaurlaritzak bakea eta bizikidetzarako idazkeraren bidez legebiltzarrean egindako agerraldian esan bezala

bakea eta bizikidetza helburu izanik politika penitentziarioan lan egingo du diskrezioz lehenik eta behin kartzela transferentzia eta presoen gerturatzea eskatuz bigarrenik gaur egungo egoerara egokitutako politika penitentziarioa adostuz hirugarrenik bergizarteratzearen inguruan legeak eskaintzen dituen neurriak bideratuz eta azkenik

legea betez eta aktibitate politikoarekin erlazionatutako presoei irtenbide

ez da bidezkoa biktimak behin eta berriro erabiltzea norberaren posizio politikoak defendatzeko ez diogu inolako mesederik egiten biktimak behin eta berriro

bere senide bat erail duenak zigorrik altuena merezi duela nahiz eta legeak horrela jaso ez izana betiko kartzela zigorra ere baina gu instituzioetako ordezkariak herri ordezkariak zigorraren azken helburua defendatu behar dugu

nahiz eta preso horrek burututako krimenak ugariak krudelak eta gogorrak izan eta biktimen erabilera salatzen ari naizenean biktima guztietaz ari naiz eta sufrimendua pairatzen duten guztien minaren erabilpenetaz ere

baita preso zein beraien familiena askotan presoei

aukera izan dutenean benefizio penitentziarioei egokitzen utzi eta diziplina urratu izan dutenei traidore kontsideratu zaie edo guztiak

gaur ezker abertzaleak estrategia politiko militarretik politikora pausoa eman duenean eta sorturen estatutuetan jasotzen direnak jasota non esaten den sortu bere aktibitatea indarkeria baztertuz

indarkeria erabili duena gizarteratze bidea ere egin dezakeela pentsatzen dugu eta utzi egin behar zaio eta inork gaur egun gutxiago

aukera erabiltzea eta puntu honetan bat egiten dut alderdi sozialistak

ares jaunak esan dituen horiekin biktimei erreparazioa justizia oroimena eta errespetua zor diegu

eta mendekua ez da bidea edo beste era batera esanda justizia ez da mendekua edo mendekua ez da justizia

estatuaren kontrako sententzia bada estatuak aukera bakarra izango du betetzea mila esker eskerrik asko vaquero andrea
erantzunen txandan eh bildu taldearen ordezkaria den arzuaga jaunak dauka hitza

excepcionales políticas siempre agravadas badaude batzuk hemen nahiko luketela zigorrak osorik betearaztea bakoitzaren bizitzaren epe naturalaren gainetik inkluso hitz egiten da ehun

eta ematen du nahi dela osotasunean aplikatzea hau da legearen berrikuntza hori da listoia jarri nahi dena beste kasu batzuekin konparatzen da esateko

kontsideratzen da zati txikia kontsideratzen da zigor txikia kontsideratzen da pena laburra

egon baino lehenago euskal preso politikoek hainbat neurri zeuzkaten euren esku euren zigorrak arintzeko lanak egin ikasketak burutu

horren bidez lortzen zituzten erredentzioak eta onura penitentziarioak aplikagarriak ziren ez da

hori ezabatu duena ez gara gu presoei zapuztu dieguna onurak eskuratzea

muturreko posizioak dauzkagu baina eskubideak exigitu baino ez dugu egiten euren artean

eskubidea onartzea gure balizko muturreko posizioak

geratuko ziren lege arruntaren aplikazioaren bitartez presoen bizi baldintzak hobetuko balira euren eskubideen onartuak izango balira

zuk aipatutako legez besteko proposamen hartan ez genuen

etaren delituak argitzea eskatzen zuen eta hori baloratzen genuen mandatu bat zela espainiako entzutegi nazionalari eta horregatik puntu horrekin ez geunden ados

erabaki izan genuena desenpate hori apurtzea prentsan eta komunikabideen bitartez beste zentzu bat eman zitzaiolako kasu honi legez besteko proposamen horri

presoen eskubideak aintzat hartzea nahi dugu hemen hitza hartuko dugun
besterik ez eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna mistoa

de eta sentados aquí nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna
euskal sozialistak taldearen ordezkaria den ares jaunak dauka hitza

eskerrik asko ares jauna euskal talde popularraren

que por favor llanos andrea esan dizut jarraitu nahi duzu zure gaiarekin

mesedez jarraitu nahi duzu gaiarekin señora presidenta esque llanos andrea jarraitu nahi duzu zure gaiarekin bai ala ez

nik ordenatzen dut mesedez jarraitu nahi duzu bai ala ez bestela erraza da zure jesarlekura joan eta besterik edo jarraitu gaiarekin zuk aukeratu

llanos anderea jarraitu nahi duzu bai ala ez erantzungo didazu

hitza kenduko dizut llanos anderea mesedez jarraitu nahi duzu zure gaiarekin

jarraitu nahi duzu gaiarekin mesedez llanos anderea

jarraian euzko abertzaleak taldearen ordezkariak dauka hitza

antzerki hau ikusi eta gero zer esateko asko izango dugunik uste dut hitzak hitz ezin garela defentsa horretan edo bakoitzak defentsa horretan zutzu eta gutxiago egin dugun

non alderdi popularreko buruak

bere horretan nik arzuaga jaunari gauza bat esan guk gure osoko emendakina inondik inora ez zela auzitegi gorena azaltzen

eta zure eskusa edo azalpena nahiko pobrea iruditzen zait nik uste dut eta

iritziak iritzi zuena izan dela presioa izan duzuela zuen jendearena

aldatzeko eta onartu behar duzuela ere guk giza eskubideak defendatzen ditugula

horretan ere ezin uko egin dezakegula presoen giza eskubideen defentsa horri eta horretan bat egon gaitezke

zuen posiziotik ere beste gainontzekoen gisa eskubideen defentsan ere aritzea eta presoen eskubideen naizenez baita ere eta ares jaunarekin bat egiten dut honekin baita ere uztea preso horiei

legeztatzearen aukera erabili duzuen bezala baita ere presoei berea egin dezatela uztea eta
besterik ez eskerrik asko

eztabaida amaituta bozketara jarriko dut txirrina bukatzen denean bozketara jarriko dugu eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko

amaitu da eztabaida eta esan bezala bototara jarriko dugu eh bildu taldearen legez besteko proposamena bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamabi bai berrogeita sei ez hogeita sei ondorioz onartuta geratzen da

gai zerrendako bigarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena santa maría de garoñako zentral nuklearra behin betiko ixteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen

ekimena aurkezteko eta aldezteko hitza rojo andrea zurea da hitza

dituzten taldeen txandan eh bildu taldearen ordezkaria lópez de munain

hitz gutxitan azaltzen da zentralaren jarduera

berehala eta garoñaren desmantelamendua egiteko tramitazioa eta prozedura ahalik eta arinen egitea hori da gure helburu nagusia

beste gai garrantzitsu batzuk jorratzen ditugu alde batetik desmantelamenduaren prozesua berme guztiekin egin dadila eskatzen dugu

horregatik eskatzen dugu eta orain arabako batzar nagusietan aurkeztutakoa ekarri dut gogora erakunde arteko batzorde jakina eratzea batzorde horrek funtzio zehatzak izango lituzke desmantelamendu prozesu osoari gertuko jarraipena egitea

segurtasun arazoei erantzutea eta jarduera horretan parte hartzen duten erakundeen arteko elkarlana koordinatzea

a hacer lo mismo beraz uste dugu garoñaren arazoak bi hanka dituela alde batetik arlo politikoa eta bestetik segurtasunaren

arlo politikoan kokatuta esatea dago borroka politikoak

eta gure iritziz hurrengo irizpidea kontuan izan beharko lituzke

gaur egun beharrizana eta etorkizunekoa horregatik hitz egiten ari gara herri honek etorkizunean izango dituen erronkez eta erronka horietako bat arlo energetikoa izango da produkzioaren eta kontsumoaren adarrak izango dituena

arduratsua egitea eta aprobetsamendu energetikoa ahalik eta handiena izatea bestalde hanka politiko horrek ere baditu beste adar batzuk jada

hain zuzen ere gaurko eztabaidan mahai gainean dugu ere erregai fosilen aldeko apustua egitea ala ez horrek ere zer esana badu eztabaida honetan

eskerrik asko eskerrik asko lopez de muniain jauna euskal talde popularraren ordezkaria den barrio jaunak dauka hitza

barrio jaunak mistoa upyd taldearen ordezkaria den maneiro jauna dauka hitza

gracias eskerrik asko maneiro jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandan euzko abertzaleak taldearen ordezkariak ramírez escudero jaunak dauka hitza

en madrid besterik ez eskerrik asko eskerrik asko ramirez escudero jauna erantzunen txandan

euskal talde popularraren ordezkaria den barrio jaunak dauka hitza sí muchas gracias señora presidenta

eskerrik asko barrio jauna mistoa upyd taldearen ordezkariak hitza hartzeko asmorik ez

esan bezala puntuka bozkatzeko arazorik badago ez lehenengo bozkatuko dugu euskal sozialistak taldeak eta eh bildu taldeak sinatu duten erdibideko zuzenketaren bat bi laugarrena eta bostgarrena puntuak bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamaika bai hirurogeita bat

erdibideko zuzenketaren hirugarrena puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

abstentzioak bat ondorioz erdibideko hirugarrena puntua ere onartuta geratzen da gai zerrendako

mozioa arantza quiroga cia euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua

buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda da bere ekimena aurkeztu eta aldezteko

taldeen txandan mistoa upyd ren ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza

enmienda de totalidad nada más y muchas gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den ares jaunak dauka hitza

eskerrik asko ares jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkariak dauka hitza iturrate jauna zurea da